egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

hasieran ezan bederatzigarren puntua bosgarren puntuan eztabaidatuko dela eta hamazazpigarrena bertan behera geratu gai zerrendako lehenengo puntua galdera aitor urrutia oianguren euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina

defentsaren egitasmoari buruz urrutia jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok jaun andreok egun on denoi azken urteotan ezagutu ditugu zoritxarrez era guztietako kalteak sortu dituen

gogor astindu zituzten ibai ertzean bizi zirenak besteak beste eta bereziki

gure taldearen ustetan martutenen gauzatzen ari diren lanak ezinbestekoak dira hartu beharreko neurriak ezberdin eta konplexuak dira

gainezka egin ez dezan eta guztia

eta inguruetako biztanleen arriskua murrizteko asmoz hori dela eta

honako hau da gure galdera zein da gaur egungo egoera urumea ibaiko

donostiako martutene auzotik igarotzean eskerrik asko

eskerrik asko urrutia jauna erantzuteko oregi anderea zurea da hitza

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on gaur egun auzoan martxan diren obrak donostiako martutene auzoa

proiektu hori behin betiko onartu zen bi mila hamalauko uztailaren hogeita bian ingurumen inpaktuaren aldeko adierazpena jaso ondoren jarduketak añarbeko hornidura hodiaren eta martuteneko zubiaren arteko tartean gauzatzen ari dira

eta zubiaren beraren ordezkapena barne obra horiek bi mila hamabosteko martxoaren hogeita hiruan jarri ziren martxan

eta hogeita hamar hilabeteko exekuzio epea ezarri ziren beraz

bi mila hamazazpiko azken hiruhilekoan amaitzekoa izango litzateke baina askoz lehenago bukatuko dugu gero esango dudan bezala exekutatzen ari den partea gutxi gora behera zortziehun eta berrogeita hamar metroko ibilgu luzera du

egungo ibai ohea afekziorik gabe mantentzea ibilgu zabalera zero kotatik aurrera handituta behin betiko zabalera gutxieneko

gaur egungoa aldiz hogeita bost da eta hogeita hamar metroaren artekoa da

gainera ibilguaren gainean zeuden egiturak aldatzea ere badakar zehazki martuteneko zubia pilar auzoko pasabidea eta ibilguaren gainetik doan añarbeko

bideratzeko mila milimetrotako hodi bat jarduketen artean honako hauek daude ere bai euri urak jasotzeko sarea eta ekaitzetarako tanga exekutatzea martutene

eta hondakin uren ponpatze estazioa hondakin urak urumea ibaiaren beste ertzean dagoen kolektorera bultzatzeko gaur egun ibaiaren ezkerreko ertzean egin beharreko zabalkuntza guztiz exekutatuta dago

bertan badago kokatuta eta martxan egitura berria bestalde bi mila hamabosteko amaieran martuteneko zubia eraiki zen

eraispena sarruetako bidea egokitu ondoren egin zen hortik igarotzeko zentzu bikoitzeko zirkulazioa ahalbidetu zen horrela

zuen trafikoa desbideratu ahal izango da zubiaren egitura dagoeneko ekoitzi dute tailerrean eta aurreikusitakoari jarraikiz maiatzaren hasieran obra lekura garraiatuko da kokatzen hasteko
udan zehar martuteneko isiltasuna mesedez zein oinezkoentzako zirkulaziorako jarriko da martxan

ekaitzetarako tanga eta ponpatzearen obra zibila bukatzea dago

baita eskuineko hartzeko bideratze hormak exekutatzearen hastea ere obrak aurreikusitako erritmoak baino askoz azkarrago

horiek exekutatzeko baliabide gehiago baliatu ahal izan baitira horregatik obrak bi mila hamazazpiko hasieran bukatuko direla obren egoera oso aurreratuta dago horrek urumea ibaiaren gaitasun hidraulikoan nabarmen hobetzeaz gain ahalbidetu zuen urumea ibaiaren azken ur goraldiak kalterik ez sortzea auzoan

auzo baten arriskua nabarmen gutxituko da eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea urrutia jauna zurea da hitza

eta eskerrik asko zuri ere oregi sailburu andrea zure azalpenengatik eta bide batez zorionak gaur hona ekarri dizkiguzunak albiste benetan onak baitira sarritan

ustelkeriaz eta sinesgarritasun falta duen alor batetaz berba egiten aritzen gara baina gaur

azaltzen dute politikatik konpondu daitezkeela herritarren arazoak batez ere kasua den bezala instituzioen arteko elkarlana dagoenean eta emandako hitza betez

eta bertako auzokideei segurtasuna bermatzeko moduko interbentzioak egitea inolako zalantzarik gabe pertsonak helburu dituen

sarritan ganbara honetan entzuten ditugun mantra eta errepikatutako esaldi guztien aurrean esan genezake oraingoan ere eusko jaurlaritzak bere betebeharrak bete dituela

hobekuntza garrantzitsuak dituzten lanen egoera aurreratuak urumea ibaiaren azken goraldiak inongo kalterik sortu ez izana ahalbidetu duenean

baina gu euzko abertzaleon taldea bereziki pozten gara gure programa elektoraleko ingurumen politika arduratsuaren ataleko bigarren konpromisoaren bosgarren ekimenean uraren kalitatea hobetzeari buruzko hirugarren puntuan hain zuzen ere esaten genuelako ez ohiko goraldiengatik gerta daitezkeen uholdeak eragoztea geldi daitezkeen lurrak okupatzea ekidinez eta beharrezkoak diren zaharberritze edo euste lanak egitea zela gure helburuetariko bat batzuk esaten dute programa elektoralak bete egiten direla gu ordea urumea ibaiari dagokionez ere

eskerrik asko urrutia jauna gai zerrendako bigarren puntua galdera eva blanco de angulo eh bildu taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina

dbl diru sarrerak bermatzeko laguntza ezabatzeari buruz blanco andrea zurea da hitza

eh bilduk uste du ezinbestekoa dela eskubideak bermatzeko gizarte laguntzen sistema indartsua eta zabala garatzea gizartearen kohesioa mantentzeko asmoz egoera oso larria dela ohartuta eh bilduren esku zegoen gipuzkoako foru aldundiak berori zuzentzeko eta murrizketak pairatzeko bi mila hamabiko uztailean eskubide berria sortu zuen

horretarako erabakimen politika eta aurrekontu ahalegin nabarmena egin zituen eh bilduk baina eajk orain dela hilabete laguntza kentzeko
erabakia hartu zuen isiltasuna mesedez horregatik galdetu nahi dizugu gizarte babes sistemaren osatzearen ikuspuntutik ea bat egiten duen sailburuak

erabakiarekin eskerrik asko blanco andrea jaurlaritzaren ordezkaria toña jauna zurea da hitza

lehendakaria sailburu kideok legebiltzarkideok egun on

estimatua gipuzkoako agia modu partzialean kentzearen ingurua egiten dostazun galderari erantzuna emateko

nire eskumenak pasatu behar dodaz izan ere beste erakunde batek bere

galdera honek zentzu izango luke nik neuk edo jaurlaritzak

parte hartu izan bagenuke galdera honen helburua neure figura

jartzea bada eztabaida horretan ez naiz sartuko bestalde orain dela gutxi arte

arduradunen artean galdetuta honengandik jasotako informazioa emango dizut zuk ondo dakizun moduan

onuradun diren pertsonen perfilak rgia jasotzen dabenekin ez dauka zerikusi handirik esate baterako ehuneko laurogeita hamara

sailburu jauna urtebete baino gehiago daramagu entzuten gizarte laguntzei eta gizarte eskubideei buruzko hausnarketa sakona egingo duzuela

baieztatu duzue sistemari buruz hausnarketa nahi duzuela baina momentuz tamalez bakarrik murrizketen berri dugu

egin zion murrizketari aurre egiteko hain zuzen ere murrizketak zenbatekoetan

geratzen ziren pertsona horiei guztiei laguntzeko atzera bota ez duzuen murrizketa batengatik ustedes han recortado sobre un recorte

eskerrik asko blanco anderea toña jauna zurea da hitza

blanco anderea galdera honen inguruko erantzuna prestatzeko egin behar dugun tokian galdera egin dugu

ezabatzea lurraldeko gizarte eragileekin negoziatu dela eta hainbat eztabaida foro egin direla ziurtasuna daukat honi

rgiarekin gertatzen ez den moduan gizarte eta lan inklusio bideak

eta onuradun diren kolektiboen enpleagarritasunean

gogorra ez bakarrik argi berba egin nahi izan dut

eskerrik asko eskerrik asko toña jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera susana corcuera leunda euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina bi mila hamabosteko

corcuera anderea lehendakari jauna erantzuteko zurea da hitza

legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on

eskerrik asko lehendakari jauna corcuera andrea zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina ustezko

damborenea jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina futbol taldeei zerga zorrak

gatzagaetxebarria jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzar buru andrea eskerrik asko
maneiro jauna begira diru foru ogasunak

zuzen ari dira jokatzen iruzur fiskalaren aurka ez bakarrik iruzur fiskala baizik eta baita saiheste fiskalari buruz arlo bi daude maneiro jauna zerga iruzurra eta zerga saihestea eta horretaz

estatuko ogasun orokorrarekin nafarroako gobernu foralarekin

jaurlaritzarekin asko sakondu du lan hitzarmenak eta horretan ari dira gure esparru ekonomikoan zergadun diren beraien betebeharrak ondo betetzea eta horregatik asko eta ganbara honek eman digun agindu guztiak iruzur fiskalaren aurka joateko lankidetzarako batzorde berezi bat sortuta zuek ondo dakizue eta zuk ere hiru aldiz hiru plan aurkeztu eta onartu dira iruzur fiskalaren aurkako batzordean eta herri hau

bere lanak egiten ari dira hau da hobetu egin dogu ganbararen gomendioa jarraituz eta beti dago gauzak hobetzeko eta beti gaude ikasteko herri ardura guztiok eta hori gara egiten zerga

saihesten iruzurra eta bestetik iruzur hori egiten denean ondo ikertzen ondo ikuskatzen eta ondo ekiditen hurrengo

denboretarako hori berriro ez gertatzeko eta horretan ikusi duzu

gehitu egin dira bigarren arloan baita ziurtatzeko lanak

ere hobetzen ari gara ganbararen iritziak jarraituz eta hirugarrena

ikerketa aldetik estatuko administrazio orokorrarekin eta baita nazioarteko politika orokorrarekin sakondu egin dugu eta hori da ganbara honetara

batzordeak azkeneko hiru planak eta azkena hurrengo egunetan ikusiko duzue

eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna maneiro jauna zurea da hitza

zerga zorra eta zerga isuna zerga zorra ezin da eta zuzendu egin behar zaitut oker esan duzulako inoiz ezin da barkatu

zerga legedi orokorra eta herrialde bakoitzeko legedia isun bat egoera baten inguruan testuinguru ekonomiko batean barkatu ahal da eta horrek legediak esaten du

bigarren gauza hirugarrena herri kontuen epaitegiaren txostena aztertzen baduzu eta ondo aztertu ez du esaten erantzukizun inork daukana badakizu noizkoa da txosten hori ia orain dela bost urtekoa hori

pasatu da txosten hori dago estatuko fiskaltzan zer gertatu da ezer zuk aipatu dituzun gauza guztiak ez dago ezer

hiritar batek foru aldundiko arduradunei buruz ikusiko da

eta da herri kontuen epaitegiak aztertu dituzten zuk esandako gauza guztiak ez dago ezer inolako erantzukizunik ez txostenean agertuta

gipuzkoako ogasun aldunak eta ogasun eta aldun nagusiak

atzo ere aipamen guztiak egin ziren eta gaur komunikabideetan datoz

aurrera jarraitu aurretik jakinaraziko nahi dizuet bi minutuko isilune bat egingo dugula alde batetik aste honetan lurrikararen ondorioz ekuadorren hil diren guztien omenez eta beste bat

orain arte hil diren eta aste honetan bertan hil diren guztien omenez besterik gabe

gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

legeari jarritako helegitearen inguruan maeztu jauna zurea da hitza

sailburuak tira honezkero badakigu aurreko

hilabete honetako zortzian estatu espainoleko gobernuak erabaki zuela iragarri zuen parlamentu honek onartutako lege baten kontra errekurtsoa jarriko zuela auzitegi konstituzionalean kasu honetan frackinga saihesteko legebiltzar honek gehiengoz onartutako legearen kontra

beharrezkoa dela testuingurua jartzea ez delako guretzako lege lehenengo eta behin herri ekimen legegile baten bitartez heldu zelako legebiltzar honetara

heldutako lege proposamen bat zelako eta gero gehiengoz legebiltzar honek onartutako lege bat izan zelako

garai hartan baina oso argi esan behar dugu

ez zegoela madrilen lege hori herritarrek hona ekarri zutenean ez zuten egiten madrilek onartu zuelako

haustura hidraulikoa hemen egiteko mehatxua kasu honetan hemen bertan zegoen euskal autonomia erkidegoan

zeukan energiaren euskal erakundea

de hidrocarburos de euskadi hori zen garai hartan mehatxua mehatxu larriena eta bereziki

bi baimen enara edo enara handia bezala ezagutzen den baimena eta angosto

orain bai orain bai mehatxua madrilen dago gobernuak erabaki duelako estatuaren gobernuak erabaki duelako lege hori

euskal autonomia erkidegoan egindako lege hori epaitegi konstituzionalean errekurritzea ez dugu aukera izan oraindino errekurtso hori irakurtzeko baina

pentsatzen dugu gainera errekurtso horrek suspentsioa ekarriko duela legearen suspentsioa beraz berriro ere hartzen da erabaki bat legebiltzar eta herri honen gehiengo batek erabakitakoaren kontra eta kasu honetan guretzat ere gobernuaren eusko jaurlaritzaren eta mesedetarako eta esango dut zergatik guretzat kasu honetan zuen mesedetarako hartutako errekurtso hori lehenengo eta behin

haustura hidraulikoaren mehatxuarekin bukatzeko euskal autonomia erkidegoan erabaki bakar bat hartu behar duzuelako eta ez da legea betetzea baizik eta momentu honetan

bertan behera uztea lehen aipatu ditudan enara eta angosto baimenak

haustura hidraulikoa aurreikusten duten baimenak bai

zundaketak egiterako orduan eta aurrera joaten baldin bada baimen hori bai ustiapen fasean beraz oso errez bete daiteke

betetzea lege hori baina gustatuko litzaiguke jakitea hori horrela ez baldin bada eta esaten baduzue ez dela izan pnvren mesedetarako edo gobernuaren mesedetarako

estatuko gobernuak hartutako erabaki hori injerentzia bat baldin bada autogobernuaren kontra jakitea zelan defenditu duzuen autogobernu hori kasu honetan

zeintzuk izan diren eusko jaurlaritzak lege hori defendatzeko erabilitako argudioak zein txostenak aurkeztu dituen eta batzar bat baino gehiago egon da ala ez sei zazpi hilabete hauetan

tribuna honetatik ere alderdi popularreko legebiltzarkide batek esan zuela gobernuak bai deitu zuela madrilera baina bai deitu zuela hain zuzen ere lege hori

esateko tribuna honetatik esan zuen alderdi popularreko legebiltzarkide batek eta inork ez du ezeztatu edozein kasutan momentu honetan daukagun galdera

oso argi da zelan beteko duzue legea

legea autogobernuaren kontrako eraso bat baldin bada

gobernu berak bete behar duelako esan dudan bezalaxe haustura hidraulikoa aurreikusten duten baimenak

eskuetan daudelako eta esan dut lehen

parlamento beraz uste dugu kasu honetan oso erraza dagoela autogobernua defendatzea gure eskumenak defendatzea legebiltzar honetan onartutako legeak oso argi esaten zuen eta denok oso argi dakigu zein zen lege horren espiritua eta zergatik

lege bat ganbera honetan frackinga deuseztatzeko

erregai fosilen ezohiko erregai fosilen azterketak

bada momentua argi eta garbi esateko herritarrei zer egingo dugun haustura hidraulikoarekin ez delako balio madrilen bozkatzea debekuaren alde euzko alderdi jeltzaleak debekuaren alde bozkatu eta eskuartean

daudela hemen ez dago beste mehatxurik frackingaren inguruan hemen ez dago egitasmorik pribaturik frackinga egiteko publikoa da publikoak dira baimen horiek beraz

argi eta garbi herritarrei esateko zeintzuk diren gobernu honen egitasmoak haustura hidraulikoaren kasuan eskerrik asko maeztu jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea maeztu jauna nire

zehaztasun bat nahiko nizuke egin zuk pase forala aipatu duzu lehendakariaren bat bateko

lege aldi honetan bertan eta legebiltzar honetan bertan lehenengo aldiz nik ditudan datuen arabera espresio hori eta instituzio historiko hori erabili izan zuena eta aipatu izan zuena hain zuzen ere bikoizkerien inguruko ponentzian laura mintegi izan zen

baina bera izan zen gai hori eta instituzio hori aipatu

araubide juridikoaren inguruko araubideari buruz

eta lehenik eta behin zuk zeuk nabarmenarazi duzu nik uste dut egokia dela eta bidezkoa dela azpimarratzea eta argi uztea

indarrean dagoen araubide juridiko hori ez dela batere sinplea eta erraza aitzitik konplikatua da eta azken hiru

lehendik ere konplikatua bazen azken hiru urteetan gehiago eta modu nabarmenean konplikatu izan da gainera eta uste dut ona dela gainera frackingari buruz eta frackingaren inguruan

aldez aurretik lauki juridiko hori argitzea ezinbestean erakunde honek eusko jaurlaritzak zein beste erakunde publikoek marko juridiko horren baitan txokatu beharko duelako nahi eta ez

eta azken boladan gero aipatuko dizudan moduan oraindik ere beste argi ilun berriak agertu zaizkiolako marko juridikoari

frackingari buruzko araubide juridikoaren jatorria

urtean kokatu daiteke inolako zalantzarik gabe bi mila hamairugarrena

beste horrenbeste lege ematen dituzte frackinga goitik eta behera debekatzen

debekapen absolutua eta baldintzatu gabea ezartzen autonomi erkidego horiek dira cantabria errioxa eta nafarroa hirurak

urtean zehar esan bezala cantabriak apirilean errioxak ekainean eta nafarroak urrian bakoitzak bere legea ematen du esan bezala

euren lurralde esparruan goitik eta behera debekatzen horren kontra gobernu zentralak bi erreakzio mota dauzka alde batetik

konturatzen delako frackinga debekatzea autonomi erkidegoetan

oinarrizko arau berri bat ezartzen du asmatzen du eta hidrokarburoen sektoreari buruzko legean aldaketa bat sartzen du

alegia aipatu ditudan hiru lege autonomikoen artetik hirugarrena aprobatu eta handik gutxitara oinarrizko lege bat ematen du esanez hortik aurrera

posiblea dela frackingaren teknika erabiltzea estatu espainiarrean posiblea dela legezkoa dela bidezkoa dela legez posiblea dela beno behin oinarrizko legedia baten eta

kontrakotasuna nabarmendu ezkero berehala egiten duena da

eta konstituzio auzitegiaren aurrera eraman inkonstituzionalitate errekurtsoa planteatuz hortik

kataluniak beste lege bat ematen du baita ere gai honi buruz arauketa bat ezarriz baina kataluniako parlamentuak bere legea ematen duenerako jada estatuak bere oinarrizko legea emanda zeukan

ahalbidetu posible egiten duen frackingaren teknika posiblea dela oinarrizko arau baten bitartez ezartzen duen lege hori indarrean sartu eta gero kataluniak konturatzen da oinarrizko lege baten kontra aritzea ez dela bide egokia seguruenik hori auzitegi konstituzionalaren aurrera eraman eta

deklaratua izango dela eta beraz beste bide bat edo beste teknika juridiko bat sartzen du kataluniak esaten duena da beno debekua bai ezarriko dugu baina ez

debeku absolutua eta baldintzatu gabea debekua jarriko dugu baina mugatua eta baldintzatua baldintza konkretu eta zehatzetan legean bertan agertzen diren baldintzetan hori ere gobernu zentralak errekurritu egiten du

konstituzio auzitegiaren erantzuna kasu batean eta bestean gaur arte diferentea izan dela hasierako hiru autonomia erkidegoetan onartutako legeen kasuan konstituzio auzitegiak ia berehala epaiak ematen ditu argi eta garbi esanez autonomia erkidego batek ezin dezakeela

goitik eta behera modu absolutuan eta baldintzatu gabean debekatu horrelakorik ezin duela egin eta horrela ezartzen du eta hiru lege horiek inkonstituzionaltzat hartzen ditu hirurak kataluniaren kasuan kataluniaren legea ere

konstituzio auzitegiaren aurrera eramana izango da eta konstituzio auzitegiak suspenditu egiten du lehenik eta behin araua baina gero

eta jaso egiten du beraz momentu honetan lege hori kataluniako legea indarrean dago zein da auzitegi konstituzionalak erabiltzen duen argudioa kasu horretan beste era batera jokatzeko hain zuzen ere

baizik eta autonomia erkidegoaren eskumenak egikarituz

modu absolutuan eta baldintzatu gabean oso modu mugatuan eta baldintzatuan baino eta hori diferentea dela ez da berdina gauza bat

debekatzea edota gauza hori zilegitzat jotzea baina baldintzapean jartzea hori dela eta uzten du

jarraitzea kataluniako legeak legebiltzar honek

kataluniaren apustuaren ildotik doa kataluniak bere legearen bitartez egin zuen

bide beretik doa are gehiago nabarmena da gainera testuan bertan ere

esaldi batzuk berdin berdinak direlako hemen kataluniako legean inspiratzen gara

hemen beste gauza batzuk sartzen dira baina bidea berdina da klaro gobernu zentralak

errekurtsoa planteatu du bien bitartean bederatzi hilabete izan ditugu posible bada negoziaketa baten bitartez akordio bat lortu ahal izateko

zentralaren ikuspuntutik argia delako legebiltzar honek urteko ekainaren hogeita hamarean aprobatutako legea erabat parekatu behar dela

hiru legeekin esaten duelako era batera esan zein bestera esan hemen aprobatutako legeak debekapen absolutua eta baldintzatu gabea ezartzen duela

argudio berdina eraman nahi du konstituzio auzitegiaren aurrean

aprobatutako legearekin planteamendu berdina egin dezan bere epaian konstituzio auzitegiak harrezkero beste bi datu gertatu dira akordiorik egon ez denez gobernu zentralak erabaki du jada bere errekurtsoa planteatzea baina errekurtsoaren nondik norakoak oraindik ez ditugu ezagutzen

eskatuko duen ez dakigu zer nolako artikuluak errekurritzen dituen

eta bien bitartean badirudi gorte nagusietan gehiengo alternatibo bat osatzen ari dela eta azken hilabete honetan bertan

industria batzordean esanez argi eta garbi gobernuak legea aldatu behar duela fracking a debekatzeko estatu osoan beraz hor datu berriak ditugu

dezaketenak erabat hemendik astebetera konstituzio auzitegiak erabakitzen baldin badu legebiltzar honek aprobatutako legea suspenditu egiten dela

eta benetan kongresuko maioriak aldatzen badute urtebetean legedia ere aldatua izango da beraz horretan jokatu behar dugu hori da markoa

pase foralaren tresna hori orain atera duela

egin dogu gai honetaz berbetan eta gainera aste honetan egindako

tresna hori ezartzea gure autogobernua babesteko tresna bezala nik nahi nuena

azaldu nahi nuena adieraztea da kasu honetan

madrildik datorren arau bateri baizik eta ganbara honetan onartutako arau bati

eta kasu honetan hori gertatu da lege bat onartu egin da hemen baina eusko jaurlaritzak ez du betetzen lege hori eztabaida hau ez delako juridikoa

bederatzi irakurketa juridiko bat egin nahi izatea ez hemen egin behar den lehenengo

joango gara gero eztabaida juridikoetara baina politikoa da nahi izanez gero haustura hidraulikoa

eta ez gara sartu behar eztabaida juridiko batzuetan zuen eskuetan eusko jaurlaritzaren eskuetan enpresa publiko baten eskuetan

bi baimen bertan behera geratzen baldin badira enara handia eta angosto egia da daudela hitzarmen batzuk estatu batuetako enpresa batzuekin

publikoa da eusko jaurlaritza beraz

herritarren nahia eta ganbara honen nahia betetzea

eztabaida juridiko batean estatuarekin nahiz eta gustatuko litzaidake jakitea ze terminotan egin den eztabaida hori estatuarekin egin baldin bada

egon zela uste dugu baina

beste batzarrik eusko jaurlaritzak ez duela defenditu legalki ezta politikoki lege hau ez zaiolako interesatzen bere asmoak beste bide batetik doazelako

lehenengo txandan badela momentua argi eta garbi berba egiteko herritarrei gai honetan eusko jaurlaritza

egitea nahi du ezohiko hidrokarburoak aztertzeko eta posible baldin bada gero ustiatzeko

jakinik zelan dagoen egoera hidrokarburoen inguruan zelan dagoen egoera ekonomikoa fracking aren inguruko enpresetan jakinik herri honen gehiengo batek ez dauela

jakinik gehiengo politiko batek ez duela fracking a egitea jarraitzen dozu egitasmo horiekin

da angosto baimenaren inpaktu anbientaleko txostena argi eta garbi ikusten da hemen

azterketa fasean ez ustiapenean askotan tapia andrearekin eztabaida horretan terminologiko horretan sartu garelako oraindik ez dela fracking a egingo hemen ez dela egia fracking aren alde

hemen oso argi esaten da azterketa fasean sundaketa bat egingo dela eta erabiliko den teknika

izango dela beraz ez da posible edo ez da zilegizkoa edo zuzena guretzako mezu bat

autogobernuaren kontrako eraso bat dela madrilek egiten duena gure eskuetan dagoena zuen eskuetan kasu honetan betetzea lege horrek esaten duena

jarraitzea ez da zuzena guretzako eta ez da onargarria madrilen esatea debekuaren alde agertzen zaretela eta hemen fracking a egin nahi izatea

debekatzearen alde zaudete euzko alderdi jeltzalea zuen alderdia

zuen alderdia debekuaren alde bozkatzen duenean horren alde zaudete konpartitzen duzue bozketa hori ba horrela baldin bada

eskerrik asko legebiltzar buru andrea maeztu jauna

zuk esateak gai hau ez dela juridikoa ala juridikotasunarekin ez daukala zerikusirik harritu egiten nau zure interpelazioa bera irakurriz zio guztia eduki juridikoz osatuta dagoelako lehenbiziko aipamena da hain zuzen

legebiltzar honek aprobatutako legearen kontrako errekurtsoa helegitea aipatzen da eta hortik aurrera dena da argumentazio juridikoa dena da juridikoa beraz

harritu egiten nau zure interpelazio idatzi osoa argumentazio juridikoaz bete izana ez dut ulertzen nola esan dezakezun gauza bat eta gero

egin eta ezin dizut utzi zuk zalantzan jartzea gobernu honek eskumena eusko autonomia erkidegoaren eskumenak defendatu izana gobernuarekin izan dituen horrelakorik ezin dizut onartu hemen nik neuk esan nuelako horri buruzko informazioa ganbara honek eskatu duenean eman izan zaio argi eta garbi eta eskumenen defentsan nire parean egongo zara baina irabazi

parean bai baliteke segun ze nolako konpromisoa daukazun baina irabazi ez nauzu egingo

dela gure erakundeen eskuetan uztea erabaki bat ala kontrakoa erabili edo hartu ahal izana hori argi daukat eta ezin dizut horregatik zalantzan jartzea utzi

gobernu zentralarekiko eztabaida nagusia izan zen horregatik neurri batean

izan genuen eztabaida nagusia izan zen beraiek esaten zutela lege hau edukietan

benetan beste helburu bat lortu nahi duelako eta beraz honen

konstituzioaren kontrakotzat hartu duena debekapen absolutua eta mugatu gabe eta hemen legebiltzar honetan debateak ditugunean

estatuaren abokatuaren tesia hemen publikoki baieztatzen badugu estatuko abokatuak

eta argudio moduan gero erabili egiten ditu erabili ere

eta legea onartu dutenek eurek esaten badute bai lege honetan debekapen absolutua eta baldintzatu gabea ezarri dugu guk geuk hemen esaten badugu

irakurrita baitaukat lege honek de facto

juridiko latza da lege batek de facto ezer egiten ez duelako lege batek de iure egiten du egin behar duena de facto inoiz ez baino ondorio efektiboa baldin bada konstituzio auzitegiak

inkonstituzionaltzat hartutakoa gu geu ari gara estatuko

bere errekurtsoa lasaitasun handiz eta indar handiz formulatu ahal izateko beraz bakoitzak daki hemen zer nolako terminoak erabiltzen dituen bere hitzaldiak burutzenduenean baina

interesa baldin badaukagu benetan konstituzio auzitegiaren aurrean izango dugun epai edo auzi horretan benetan gure eskumena defendatu ahal izatea eta garantia minimo batekin defendatu ahal izatea

neurri batean behintzat kontuz ibiltzea publikoki ganbara honetan esaten ditugunekin neurriak hartzea hortik aurrera

ezin izan daitekeenez legearen baita jokatuko da eta legea lehenik eta behin autonomia erkidego honetan

lege hori ez dago zerutik eskegita lege hori testuinguru juridiko batean kokatzen da eta testuinguru horren arabera interpretatu eta aplikatu behar da eta gainera lege hori zer izango den edo zer nolako indarra izango duen lege horrek berak

konstituzio auzitegiak erabakitzen duenean bere suspentsioari buruz agian astebete barru ez daukagu legerik ala suspendituta dago legea beraz faktore horiek juridikoak dira

jaurlaritzaren jarduna momentu oro legediaren barruan gauzatuko dela lehenik eta behin

gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa natalia rojo solana euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

ingurumena babesteko neurri osagarriei buruz eusko legebiltzarrak onartutako legea dela eta ministroen kontseiluak gobernuko jarduneko presidenteari lege horren aurka inkonstituzionaltasun errekurtsoa jartzeko egindako eskaeraren berri

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora rojo

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna rojo anderea zurea da hitza

gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina bizkaiko metroaren laugarrena eta bostgarrena lineei buruz

llanos andrea oregi andrea zura da hitza sí

gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eta fenomeno politiko militar eta kultural gisa kalifikatzeari buruz maneiro jauna

la propia exposición tratado de paz eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

en lo que respecta al gobierno vasco bizikidetza da donostia bi mila hamasei hiriburuaren eginkizun guztien ardatza baita ere arte erakusketa honena ere begirada garbi eta oso batek horrela erakusten du ez dago zalantza izpirik antolaketa eta erakunde guztien partetik

balioa izan du eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

eusko jaurlaritzaren publizitate kanpaina bati buruz pastor jauna zurea da hitza gracias presidente

esfortzuz eta lan handiaren ondorioz lortutako kalitatezko osasun sistema publikoa da guztiona da guztiok

osasuna esku onetan dago osakidetzako profesionalek gure konfiantza osoa daukate

eskerrik asko pastor jauna darpón jauna zurea da hitza

labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina blas otero poetaren jaiotzaren mendeurrena ez ospatzeari buruz maneiro jauna zurea da hitza

blas de otero eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

egun on maneiro jauna zure galdera formulatzean esaten duzu blas de oterori bere mendeurrenean jaurlaritzak ospakizunik ez antolatzea ahaztura eta utzikeria izan direla benetan uste ahal duzu gobernu honek hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailak

ez maneiro jauna gobernu hau oso ondo jabetzen denez blas de oteroren olerkiak izugarri aberatsak dira eta ekarpen erraldoia egiten diote kulturari ez genuke inolaz ere bera bezalako idazle handi bat ahaztuko blas de otero oso olerkari ospetsua ezaguna eta miretsia da errege akademiko ospetsu edo nazioarteko

horretaz gainera eta guretzat zorionez eta arro egoteko modukoa dena bere olerkiaren obrak euskal lurretan jarraitzen du haren lurra izan zen

maneiro jauna lehen esan dizudanez blas de otero fundazioari

bere obraren katalogazioa eta mantenimendua

nahi duzu zure hitzekin eta hori errealitatetik oso urrun dago areago

esango dizut eta zu horretaz tematzen zaren arren ez digu mendeurrena ospatzeko inolako diru laguntzarik eskatu mis ojos hablarían

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hamabigarren puntua galdera belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskal enpresarien konfederakuntza confebaskek enpresarien artean duen ordezkaritza mailari buruz arrondo andrea zurea da hitza

lehendakari jauna jakina da hamarkadetan zehar confebaskek enpresari guztien ordezkari eta interesen defendatzaile bakartzat nabarmendu duela bere burua

ontzat eman dutela hori eta eguneroko jardunean nahiz erabaki estrategikoak hartzerakoan bultzatu egin dutela jarrera hori hala ere ez dira gutxi status hori zalantzatan jarri duten eragileak eta horretarako

duten ordezkaritza txikia nabarmentzen dute azken egunetan enpresarien ordezkaritza mailaren inguruan polemika berria sortu da eta sindikatu batzuek berriro ere eskatu dute enpresarien ordezkaritza mailaren inguruan

are gehiago ezaguna ez den ordezkaritzagatik confebaskek azken urteetan ia hogeita hemezortzi milioi euro jaso dituenean

confebaskek enpresarien artean duen ordezkaritza maila ezagutzeko

duen eskerrik asko arrondo anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru anderea arrondo anderea eusko jaurlaritzak ez du ez

informazio zehatzik ez dena den ez da inolako oztoporik izan negoziazio kolektiboan zuk aipatu egin duzun negoziazio kolektiboaz

legitimazio osoa dauka hau ez du inork zalantzan jarri eta gizarte eragile guztiek aitortu egin diote orain arte gutxienez

pribatuek edo publiko edo pribatuek ez dute ordezkaritza hau zalantzan jarri borondateari buruz galdetzen didazu

lehendakari jauna esan duzuna erantzun duzuna

idatziz egindako galdera baten erantzunean gutxi gora behera

errekonozimendu hori eman diotela confebaski hainbat urteetan horrela izan da negoziazio kolektiboan ere eta hori horrela da baina ez da egia inork ez duela zalantzarik ipini eta are gehiago hori

hogeita hemezortzi milioi euro azken urteetan jasotzeko arrazoia izan dela

eskatzen ari dira sistemaren bat arautzea ipintzea confebaskeko eta beste enpresarien ordezkaritza maila ezagutzeko adibidez orain dela urtebete baino gehiago uste dut orain bi urte laster izango direla ez banago precoren akordioa berritzera zihoanean

gai hau mahai gainean ipini zen eta ipini zen gainera modu propositibo batean arazo bat

momentu hartan bizkaidendak tartean zegoela

arte grafikoen mahai negoziatzailean gertatutakoa eta nik dakidanez oraindik ez dena argitu eta nolabait ordezkaritza akreditatu behar da sindikatuek ordezkaritza zer ordezkaritza maila jakiteko sistema badago alderdi politikoek hemen egoteko

beraz uste dugu iritsi dela momentua patronalek ere akreditatzeko

benetan berriro esaten dut ez du uste lehendakari jaunak eta toña jaunak ere bai ez den iritsi momentua hori arautzeko eta egiteko asmoa du jaurlaritzak egiteko are gehiago hitz egiten ari garenean enpresari confebaski

bolo bolo aplikatzen ari den patronalari buruz euren planteamenduen aurka egiten duten sindikatuak ezabatzea bilatzen duen elkarteari buruz edo negoziazio kolektiboa iraganean kokatu

eta horretarako gainera jaurlaritzaren ezinbesteko bultzada izaten du behin baino gehiagotan eta hori dena

eskerrik asko arrondo anderea lehendakari jauna zurea da hitza

galderatik eta erantzunetan confebaski buruzko gogoetak eginez edo confebask kritikatuz hemen aipatu egin dena izan da

enpresaburuen aldetik diren ordezkaritzaren legitimitatea eta ordezkaritza mailan neurtzerik ote dagoen ala ez eta hala esan egin dizut lehenengo erantzunean eta egia da bada garen patronal berria ezagutzen dugu

egia da baita ere eusko jaurlaritzak erakunde guztiekin dituela harremanak eta beraz garen patronalarekin ere

bi lan bilera izan ditu eusko jaurlaritzak gareneko ordezkariekin beraz ordezkaritzaren legitimazioa eta bilerak egiteko legitimazioa eta bilerak ditugunarena aitortuz dena den eta esan bezala

ordezkaritzaren aldaketaren norabidea eta orain arte negoziazio kolektiboetan confebasken ordezkaritza aitortua izan da eta berriz diot negoziazio kolektiboaren bilakaerak markatuko duela ordezkaritzaren aldaketaren norabidea beste

borondatea ere jaurlaritza bezala agertu egin dut lehenengo erantzunean lan arloetako negoziazioetan sindikatuei ere

duten gaitasuna onartzea eta badago beraz borondatea guzti hau

gai zerrendako hamahirugarren puntua interpelazioa txaro sarasua díaz euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina lan pobreziaren aurka borrokatzeko euskal estrategiari buruz sarasua anderea zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on berriro señora y estimada txaro sarasua

galdera batean galdetzen zitzaigun ea beharrezkoa zen

egiteko kontratazio duina soldata eta egoera laboralari dagokionez lagunduko duten neurriak martxan jartzea

ea lan pobreziari aurre egiteko plangintzarik idatzi eta aurkeztuko dugun legealdia amaitu baino lehen atzo onartu zen zerbait

o no se confirman eta amaitzeko sarasua andrea hasieran aipatu dudan soziologoaren erreflexio bat ekarri nahi dut beste bat

inseguridadearen politika ekonomikoak gora egiten duten testuinguru honetan

segurtasun eza izango da etorkizuneko gizartearen

eta bera ez da neoliberala dakizun bezala baina hori esaten digu erronka zaila daukagu aurrean erronka bat legealdi honetan konpontzerik izango ez duguna izan ere etengabeko maratoi bat da aurrean duguna maratoi honetan guztiek bat

denokin ezinbestekoa izango da talde politiko guztiekin

amaitu da denbora gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa

lomceren aplikazioa eteteko urkulluren gobernuaren asmoen inguruan arrondo andrea zurea da hitza

euskaldun eta publiko baten alde egindako urratsak asko eta asko izan dira norabide horretan erabat aktiboa izan den eta den

gurean eskola inklusiboa konpentsatzailea eta integratzailearen alde ikasleen euskalduntzearen alde edota ikasle guztientzako aukera berdintasuna ekitatea hezkidetza curriculum propioa eta hezkuntza kalitatearen defentsan lan handia egin da

hezkuntza komunitatea dugu lan eta konpromiso horri esker besteak beste behin baino gehiagotan aurre egin zaio modu batean edo bestean

erasoei eraso anitzei asko eginda baina asko dago egiteko lomce azken urteetako hezkuntza mailako erasorik

ez naiz horretan beraz luzatuko baina bai aipatuko dut oraingoan ere hezkuntza komunitateak lege inposatu horri aurre egiteko egiten ari den lana

erasoei aurre egiteko esanguratsuena ez bakarra iazko ikasturtean lehen hezkuntzako hirugarren mailako azterketaren aurrean egindako planto orokortua izan zen aurten ere norabide horretan dozenaka dira azterketa hori egingo ez duten

bejondeiela guztiei bejondeiela ez azterketa huts bati planto egingo diotelako ez bejondeiela lomceri aurre egiten ari direlako eta horren euskal aplikazioari aurre egiten ari direlako

aurre egiten ari direlako heziberri aurkeztu zenuten bide orri bezala hasieran hitz politez osatuta bazegoen ere heziberri bi mila hogei markoa ez da lomceri aurre egiteko tresna baliagarria bere aplikaziorako

tresna bihurtu da zalantza gutxi zegoen baina argi gelditu da curriculum dekretuak eztabaidagai izan direnean egun

aplikaziorako plana da araba bizkaia eta gipuzkoan hezkuntza komunitateak ere ildo beretik hitz egin du gehienetan honi dagokionean heziberriren dekretu kurrikular hauek bertan behera uzteko eskatzen dizugu berriz ere ikasturte honetan eusko

mailako azterketa modu orokorrean egiteko hartu duen erabakiaren aurrean hainbat hezkuntza eragilek argi utzi dute erabateko

aurkakotasuna duela hilabete martxoaren hamaseian

hezkuntzako langileen eta profesionalen ordezkaritzaren

hiru mezu argi bota zituzten aipatzen ari garen azterketen kontra agertu ziren eta plantoa bultzatuko dutela adierazi hezkuntza sailari zuri sailburu bezala leporatu zizuten

eta azkenik ebaluazio sistema propioa aldarrikatu zuten eta oso argi hitz egin zuten honetaz ere bai

hezkuntza batzordean egon ziren eta aprobetxatu zuten beraien agerraldia hemen aipatutako guztia berresteko

ondorio kaltegarriei buruz hezkuntza sisteman eta arrazoi osoa dute eta bat egiten dugu

hezkuntza sailak modu erabat arduragabean jokatuz azterketa egitearen erabakiaren ardura ikastetxeei pasa die hori argi uzten duen inolako idazki ofizialik argitaratu gabe ikastetxeetan zalaparta eta zalantza sortuz eta honen aurrean ikastetxe guztietako langile eta eragileei publiko zein itunpekoei

ez egiteko baina ez dira bakarrak izan hezkuntza plataformen topaguneak bide hori bultzatzen ari da aspalditik eta

edo sortzenek besteak beste bere desadostasuna osoa azaldu dute sailburuak erabakiarekin eta ez egitera deitu dute eta ez da onargarria hezkuntza sailak ikastetxeei pasa izana ardura hori kontzientea da sailburua horren ondorioaz zergatik

autonomiaren izenean noizbait entzun dugun bezala gezurra ikastetxeek ez dute autonomia behar sailburuak hartu nahi ez dituen erabakien ardura

autonomia beste gauza bat da eta beste gauza batzuetarako behar dituzte ikastetxeak eta bitartean apirilaren bostean espainiako diputatuen kongresuan

onartua izan zen eznahikoa baina abiapuntu bezala zerbait da eta horregatik gure taldeak ere alde bozkatu zuen madrilen baina horrek gurean ez du printzipioz behintzat inongo eraginik zergatik diogu hori

dagoeneko bere egin du eta aplikatu

heziberrin argi azaltzen da gure ikasleek adibidez egin beharko dituzten azterketak

dbhko bigarren mailan laugarren mailan eta batxilergoko bigarren mailan hau da nahiz eta kasurik onenean madrilen onartutakoak aurrera jarraitu

ez den hori eten gurean heziberri curriculum dekretuetan jasotzen diren

eta hori da beste galdera bat jarraituko genuke edo bertan behera utziko duzu heziberri bera jasota dagoena curriculum dekretuetan atzo bertan

seigarren mailako froga ez dela egingo gure markoa heziberri dela guk erabakiko dugula gure ebaluazioa nola eta noiz egin

gezurretan zabiltza ezin duzu jarraitu gauza bat esaten eta beste bat egiten edo gauza ezberdina esaten segun eta non hau da atzo hau esaten duzu baina guk jasotako erantzuna

eta ikastetxeetara bidalitako erantzunean begira zer diozun

erantzuna seigarren mailako ebaluazio diagnostikoa

hezkuntza eredu pedagogikoan du jatorria orduan atzo esandakoa zertara dator zer lotura dauka honekin bat bera ere ez

noiz egingo da azterketa seigarren mailakoa erantzuna ebaluazioaren diseinua burutu ondoren diseinua hurrengo ikasturtean burutzea

zein ikastetxetan egingo da seigarren mailako azterketa erantzuna seigarren mailako taldeak dituzten lehen hezkuntzako ikastetxetan zer ikusia dauka

ez gara harritzen ikastetxeetan haserre egotea

eta abar eta abar guzti honen aurrean ez dakite zeri egin behar dioten kasu ebaluazio sistemak

eta hezkuntza batzordean luze egon ginen honetaz hitz egiten eta oso interesgarria izan zen hezkuntza osoa baldintzatzen du

gure hezkuntza sistema eta horregatik lehen esan bezala sakoneko arazoa ez da froga bat edo froga bati planto egitea hori egitea ezinbestekoa da

hitz egiten ari gara eta gure hezkuntza sistema osatu eta garatu nahi dugunok hori hemen erabakitzeko ahalmen osoa defendatzen dugunok ezin dugu ontzat eman ez lomce ez heziberri

daraman politika eta bidea eta gaurko interpelazioan eta gaur horretaz hitz egin nahi dugu

aplikazio egutegia etetearen alde bozkatu zenuten horrek gurean hemen zer esan nahi du

zer ebaluazio sistemekin zer egiteko asmoa duzue eta asmoa duzue hori dena
elkarlana sustatuta eragile guztiekin eta hezkuntza komunitatearekin egiteko eskerrik asko

arrondo anderea azken urteotan euskal herrian lomceri aurre egiteko ekimenak asko izan direla diozu arrazoia duzu

hainbat izan dira lomceri aurre egiteko ekimenak baina ez zenuke ahaztu behar ekimen horien gehiengoaren bultzatzaileak protagonistak eta interesdunak gu izan garela eusko jaurlaritza izan da bi mila hamabitik lomceren proiektuaren edukiak ezagutu zirenetik

proiektuarekiko gaitzespena baieztatu eta berretsi egin dugu gure lomceren aurkako jarreraren zergatiak hainbatetan eman ditugu eta gaur berriz labur labur gogoraraziko ditut

lomcek ez du hezkuntza sistemaren egonkortasuna bermatzeko nahiko adostasun sozial eta politikoa eta lomcek planteatzen dituen helburuak dagoeneko gaindituta daude euskadiren kasuan bilatzen duen gauza bakarra estatu mailan dauden hezkuntza sistema ezberdinen deszentralizazio eta homogenizazio ariketa besterik ez da

dago erabat beti esan dut eta esango dut era temati batean gure hezkuntza sistema babesteko eta lomceren aurka egiteko gure esku dauden tresna baliabide eta bide guztiak erabili ditugula eta orain arte eta erabiliko ditugula aurrerantzean ere

burututako ekimenak egin dezagun errepaso arin bat nire lehen agerraldi publikoan sailburu izendatu eta ordu gutxira madrilen izandakoan

zuzenean auzitegi konstituzionalera jo beharrean bide osagarri bat egitea erabaki genuen gure errekurtso bide eta tresna guztiak erabiltzeko nahian

auzitegi konstituzionalaren lege organikoak hogeita hamairu puntu

horren ondorioz hor daude jaurlaritzak egindako lan itzelari esker lortutako hainbat puntu

adibidez akordio partzialak egon dira gure eskumenak aitortu diren neurrian beste gauza bat da gobernu zentralak bere bidea jarraitu duela guztion iritziaren aurka bakardadean murgilduta

beraz borroka ez da oraindik bukatu bitartean gure hezkuntza sistemaren babes eta hobekuntzan aurrera egiteko bidean lanean aritu gara

jaurlaritza honek ez du inoiz arriskuan jarriko ikaslearen ibilbide akademikoa jakina da ikaslea dela gure hezkuntza sistemaren erdigunea eta azken helburua ondorioz ikaslea babestearen erantzukizuna gurea denez prozesu guzti honetan berme juridiko osoarekin murgildu gara hiru egitasmo proposatu eta adostu genituen orduan hezkuntza sistemaren kalitatea eta bikaintasuna lortzeko planaren lehenengo eta bigarren egitasmoak burutuko ditugu hein handi batean izan ere gure hezkuntza eredu pedagogikoaren markoa prest dago eta hor eta oinarrizko hezkuntzako curriculum dekretuak ere onartuak dira dagoeneko

aurka agertu da eta errekerimendu bat jarri digu

hau da gure hezkuntza sistemaren alde egin dugulako baina guk gure bidea jarraitzen dugu oinarrizko hezkuntzaren dekretuan aurreikusten den hobekuntza plana ere prestatu dugu dagoeneko lan horren bidez heziberri planaren indarraldia bitartean hau da bi mila hogei arte

betiere gure sistemaren kalitatearen onerako hezkuntza komunitatearen prestakuntza

elebitasuna eleaniztasunaren baitan ikas materialak eta informazio eta komunikazioaren teknologiak ebaluazioa eta ikerketa eta ikastetxe publikoren autonomian sakontzea

ikus dezakezuenez ildo estrategiko horietako bat ebaluazioa da ebaluazioa gure hezkuntza sistemaren hobekuntzarako funtsezko tresna da

ikasleen konpetentzia maila ikastetxeen egoera eta hezkuntza sistemaren egoera orokorra ezagutzea beharrezkoa da hezkuntza politikak diseinatzeko estrategiak prestatzeko ikastetxeek beraien hobekuntza planak berrikusi eta berregin ahal izateko hitz batean esanda

barregarria da hobekuntza plana prestatzeko hezkuntza sistemaren diagnostikoa egin genuenean sistemaren indarren artean kanpo ebaluazio sistema azpimarratzen zen pisa eta ebaluazio diagnostikoei esker lortzen diren emaitzak eta datuak oso baliagarriak direlako hobetzeko orduan eta zuek bultzatu nahi dugun ebaluazio sistemaren kontra agertzen zarete

no hemos ido hori da guk lomceren aurrean daukagun jarrera arrondo andrea argi eta garbi esan dugu behin eta berriz

ekiditeko gure esku dauden neurri eta aukera guztiak baliatuz aurrera egingo dugu gure hezkuntza sistemaren alde hori da gure jarrera eta

eta orain zer galdetuko diguzu bai lehen esan duzun bezala

uriarte andrea sailburu andrea gaurkoan ere errepikatu didazu

zaudela eta zaudetela eta zuen esku dagoen guztia egiten ari zarela eta gainera zerbait gehiago esan duzu gaurkoan zuek izan zaretela lan gehienak egin duzuenak

aipatu duzu eta zuk ez duzu inolako loturarik ikusten lomcek esaten duena eta

nondik atera ditu heziberrik ebaluazio sistemak

ez didazu erantzun seigarren mailakoa atzo esandakoa eta zuk

eta ikastetxeei bidalitakoaren artean ze harreman dagoen guztiz kontrakoak dira guk ere pentsatzen dugu

goazen pasatzera beste gauza batzuetaz ere

aurka egon ez egon zer egiten ari garen bakoitzak ezin gara gelditu

horretarako guk gure tresnak behar ditugu gure hezkuntza modu burujabean arautzeko

besteak beste lehen aipatutako hezkuntza batzorde horretan entzundako proposamenak arautzeko gure arau propioak egiteko errealitateari egokituta eta dauden beharrei erantzungo dienak eta horien artean adibidez ebaluazio sistema dago zuk aipatutako ebaluazio sistema

hezkuntza sisteman eta egunerokotasunean egiten dena ikastetxeetan eta funtsezkoa da nola ez horregatik behar da sakondu gaian

ebaluatu beti ebaluatu da hezkuntza sisteman

egon aurretik ere sailburu bezala ebaluazioa existitzen zen heziberri aurretik ere bai

eta horretaz ere gaur egun ez dago adostasunik hezkuntza komunitatean beraz heldu beharko diogu baina zuek heziberrin egin duzuena da lomcen ipintzen dena

begira adibide bat ipiniko dizut zuk ipintzen baldin badizut frogak bi hiru laugarrena eta seigarrena mailan dbh

zertara dedikatuko dira ikastetxeak froga horiek prestatzen eta froga horiek estandarizatuak dira

horregatik diogu baldintzatzen duela hezkuntza sistema osoa

askotan esan ohi duzu hau dena egiten ari zarela elkarlanean hezkuntza eragileekin eta hezkuntza komunitatearekin eta aste honetan bertan hori ez dela egia argi gelditu zen kamara honetan legebiltzar honetan sindikatuekin ez duzu inolako elkarlanik burutzen ari gai honen inguruan baina ez bakarrik sindikatuekin beste eragile batzuekin ere ez zeren ez dago adostasunik ez dago adostasunik heziberrirekin

ez dago adostasunik hemendik aurrera egin behar denarekin orduan horregatik galdetzen dizugu ea behingoz gure hezkuntza sistema garatzeko elkarlana bultzatuz

edo jarraituko duzun orain arte bezala eta gaur bertan esaten

ahal duzuen guztia eta errekurtsoak eta ministroari esaten ez lehendabizi hemen behar dugu akordio zabal bat akordio zabal hori besteak beste

arautzeko eta babesteko eta hori da eskatzen dizuguna eta horrek nola ez gaur egun eskatzen du ere heziberri

bertan behera uztea zuk zeuk diozu zure idatzian

zuk diozu ez lomcek esaten duelako heziberrik esaten duelako egingo dira

egingo hori ez zenuen esan aurten orduan urtero egingo ditugu frogak beste bide bat hartu behar da

arrondo andrea galdera berdina erantzun berdina eta ez interpretatu nire hitzak esaten dudanean behin eta berriro heziberrin parte hartze zabala egon da eta

ebaluazioei dagokionez hainbat puntu argitu nahi ditut hain zuzen ere zuek eta beste hainbat

eta ez da batere komenigarria gizartea nahastea hezkuntza sailak otsailean bidali zien ikastetxeetako zuzendariei gure ebaluazio sistema propioaren inguruko informazio zehatz guztia

argitaratu genuen guztion eskura izan dadin baina dirudienez ez duzue ulertu nahi edo beste interpretazio bat ateratzen duzue hortik

dizkizut oraintxe bertan guk proposatzen dugun ebaluazio sistemaren ezaugarri nagusiak hauek dira mejora

hori da une honetan eskatzen duguna ez gobernuari laguntzeko baizik eta gure hezkuntza sistema defendatzeko babesteko eta hobetzeko hori da gure nahia erronka eta helburua

hori ez da zuen aldetik erantzukizun eta elkarlan adibiderik onena ebaluazio horren hainbat alderdi kritikatzen dituzue

jartzen saiatzen ari zarete zergatik egia esan ez dakit baina bai

ez da beste gabeko erabaki politiko bat erabaki hau hezkuntzako adituen ikuspuntuan oinarritzen da arlo pedagogikoan oinarritutako erabakia da

ondorengo helburuarekin ikaskuntza prozesuaren egoera ezagutzea eta emaitzetan oinarrituta hobetzeko plana egitea

horrek ez du esan nahi zuek esaten duzuen moduan beraiengan uzten dugula erantzukizun guztia ez lehen esan duen bezala erantzukizuna partekatua da horregatik hain zuzen ere hezkuntza sailetik eta zehatzagoa esanda isei iveiren

eta laguntza izan dute eta izango dute eta argi gelditu behar da ebaluazio hori ikasleen eta ikastetxeen hobekuntzarako balio duela bakar bakarrik horregatik ez dira emaitzak publikatuko ez dira inolaz ere rankingak egingo eta ez dute ikasleentzako inolako ondorio akademikorik izango esan bezala lehen hezkuntzako hirugarrena mailako

ikastetxe bakoitzak hainbat aukeraren artean hautatu dezake ebaluazioaren garapena betiere ikastetxek dituen beharretara

proiektura egokituta eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera rosa fresno

asensio euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina indarkeria matxistaren biktimak artatzeko zerbitzu espezializatuari buruz fresno andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea sailburu legebiltzarkideok egun on señora

eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera txaro sarasua díaz euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak
segurtasuneko sailburuari egina laudioko aiara prebentzio su itzalketa eta salbamendu zerbitzuaren eraikinean eta ertzaintzaren komisarian aurreikusitako berritzearen gainean sarasua andrea zurea da hitza

presidente anderea eskerrik asko berriro señora sarasua acabamos de

beltrán de heredia anderea sarasua anderea zurea da hitza

que tenía que haber ido para laudio sí mi municipio eskerrik asko eskerrik asko sarasua andrea erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza

euskal autonomia erkidegoan esne banku bat ezartzeari buruz garrido andrea zurea da hitza gracias señora presidenta

legebiltzarkideok bueno gai hau ez

legealdi askotan eztabaidatu dugu gai honi buruz eta gainera adostu dugu akordio zabalak ere gai honi buruz

eskerrik asko presidente anderea legebiltzarkideok egun on guztioi berriro

alimento amaren esnearen onura frogatuta dago beraz zientifikoki osasunaren mundu erakundeak eta unicefek

gure helburuetako bat osasun planak adibidez ekimen zehatzak jasotzen ditu horren alde baita euskadiko osasun sisteman

egin behar da benetan beharrezkoak diren eta euskal gizartearen mesederako diren ala ez y en esto estamos

y no los de álava ikerketa bati ekin genion aspaldi hau bezalako ekimen bat beharrezkoa ote den jakin ahal izateko egin aurretik

la decisión más adecuada para la sociedad vasca eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko garrido andrea darpón jauna zurea da hitza

que no lo he negado nunca eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako
hogeigarren gaia galdera maría del carmen lopéz de ocariz lópez de munain

araban egin gabe dauden saneamendu eta hornikuntzako obrei buruz

hogeita batgarren puntua galdera cristina ruiz bujedo

egina bilboko metroak san inazio auzotik igarotzean sortzen dituen bibrazioei buruz
ruiz anderea zurea da hitza eguerdi on gracias señora presidenta

gai zerrendako hogeita bigarren puntua galdera

gasteizko udala arabako batzar nagusiak gasteizko

uste dut instituzio guzti horietan behin eta berriz eskatu dela gasteizko mendiak parke naturala izendatzeko

alde batetik araban dauden instituzio garrantzitsuenak eta araba bizkaia eta gipuzkoako parlamentuak ere

babesa egiterako orduan parke naturala dela figura hoberena baina horren aurrean zer egin du eusko jaurlaritzak edo hobeto esanda oregi

onartzen da baina ez da betetzen bai baina ez

erabaki baten aurrean ez gasteizko udalak arabako batzar nagusiak eta legebiltzar honek hartutako erabaki baten aurrean zuek pase forala eta ez duzue betetzen

baizik eta jaurlaritzak berak esaten zuena

baliabide naturalak antolatzeko plana non jasotzen den figura hoberena gune hori babesteko parke naturala dela baina bitartean zuek jarraitzen duzue kasu

eta orain enteratu gara burgos gasteiz lotuko duen abiadura handiko trenaren lotura gasteizko menditik pasatuko dela tunel bat

lurren betelan bat bertan proposatuz eta nahi dizut galdetu zein da zuen jarrera

tunel bat egitearen inguruan zein izan da zuen jarrera jende aurrean egon denean proiektu hori zenbat alegazio egin dituzue egin badituzue eta noiztik dakizu tunel hori

hori gasteizko mendian gunean egingo zela

gasteizko mendi garaien lurralde eremua natura gune babestutzat jo zen horretarako kontserbazio bereziko eremu gasteizko mendi garaiak dekretuaren bidez

dekretu hori bi mila hamabosteko urriaren hamaseian euskal herriko agintaritzaren aldizkarian argitaratu zen eta arau horretan kontserbazio bereziko eremu izendatu ez ezik

bestalde arabako foru aldundiak esleituta dituen eskumenen baitan gasteizko mendi garaiak kontserbazio

arabako foru aldundiaren hasierako onarpena jaso duen dokumentuaren jende aurreko informazio aldia hurrengo apirilaren hogeita lauan amaituko da datorren astean

eremua eta haren babeserako eremu periferikoa zabaldu ziren horrela natura ikuspuntutik gune garrantzitsuenak natura gune babestuaren barruan jaso dira

prebentzio araubidea ere ezarri da adierazi beharra dago prebentzio araubide hori administrazio baimena behar dutenetan ez ezik

eragin nabarmenak izan ditzaketen plan eta proiektuetan ere ezartzekoa dela eremuaren mugaketa kontuan hartu gabe

helburu eta arauak onartu eta kontserbazio dokumentuetan jasotako kudeaketa jarraibideak onetsi eta neurriak exekutatzeaz gain eremuan diren biodibertsitatearen elementu eta balio guztien kontserbazio egoera ere hobetu nahi da beraz

gasteizko mendi esparruan ondare naturala babestuta dagoela eskerrik asko